eskerrik asko mendia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

ni neu euskal administrazio orokorreko funtzionarioa naiz behin behinekoa gainera eta lan egin dudan urte guztietan inoiz ez dut eduki hogeita hamabost orduko asterik azken finean beti erreferentzia izan da mila bostehun eta laurogeita hamabiko orduko urteko ihardunaldia

eta erdi mila seiehun eta hamalau koma bost ez dituzu aipatu ordea hogeita bi koma bost orduko egun libreak

bi milagarrena urteko ekainaren hogeita zortziko akordioan jasotzen dena

esaten duzu ere bai gobernu honek kendu dituela egun libreak madrilgo inposaketei men eginez

aipatu duzu ere bai donostiako egutegiaren inguruan gezurretan ari garela hemen daukat kopia bertako langile batek emandako kopia bi mila hamairuko udal bulegoen egutegia bat koma zazpiehun eta berrogeita zazpi orduko lan saioa nahi baduzu nik ere hemen utziko dizut ez dut ikusten zurea nik hemen utziko dizut nahi baduzu

horiek ere murrizketak pairatu dituzte izan ere

bertan behera uztea ordainketa hori bertan behera uztea hori sindikatuekin adostu da

ikusiko da guk behintzat orain arte aukera izan dugunean iritzi argia izan dugu horren inguruan beste batzuek nik ulertzen ez ditudan erabakiak hartu izan dituzte batzuetan

beste batzuetan batek bai beste denak abstenitu guk behintzat gure jarrera argia izan da zentzu horretan

baina galdera da zuek erantzukizuna daukazuen lekuetan madriletik inposatutakoa betetzen duzula ikusita zergatik pentsatu behar dugu

zuek erantzukizunetan egongo bazinete ez zenutela berdina egingo

aipatu du hito historiko moduan hamar barra bi mila

kontratu erreleboen inguruan zer gertatu zen bertan behera geratu zen

legean errelebo kontratua eta bertan behera utzi zenuten

los decretos de zapatero azken finean eskatu nahi duguna da

erdibideko bozketa egon ezkero puntuka zertzea eskerrik asko eskerrik asko orbegozo jauna

eh bildu taldearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz

mozioaren jatorrizko testua jarraian puntuka bozkatu liteke nolabait

eta lehenengo hiru puntuak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

hamar ondorioz lehenengo hiru puntuak onartuak geratu dira laugarren puntua bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

gai zerrendako seigarren puntua eh bildu legebiltzar mesedez mesedez mesedez

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena europar batasuneko justizia auzitegiak espainiako hipoteken legearen inguruan emandako epaiaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren txanda da eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza ekimena aurkezteko eta aldezteko

mila esker eta eguerdi on denoi europako batasuneko justizia auzitegiak

berriro ere agerian utzi du etxebizitzaren negozio espekulatzailearen inguruan

egin ez diren legeek orain arte interes handiagoa izan dutela finantza erakundeen etekinak eta asmoak babesten kontsumitzaileak baino aspaldian beste hainbat gauzetan bezala europak gauzak zuzentzeko

orain arteko bidea guztiz zuzentzera garamatzanik madrilen herri ekimen legegilearekin gertatu dena ikusten baldin badugu

etxebizitza politika zuzentzek egin beharreko sakoneko aldaketaren alde urratsak ematen hasteko borondate

gure proposamenak defendatzen duenetik hasita derrigorrezkoa jotzen dugu legean egin beharreko aldaketa guztiak egitea epaiak esaten duena betetzeko eta aldaketa horiek argiak izan behar dute behingoz denek bezeroek eta finantza erakundeek

bezeroa alegia denok argi jakin behar dugu

noiz diren gehiegizkoak eta hala denean uko egin eta baldintza egokiak lortzeko bitartekoak behar ditugu

errazean ulertzeko moduan zehaztu behar da eta ez oso gutxi jakin eta finantza erakundeek

bezeroa babes gabe utzi edota behartu hori ere egiten baitute finantza erakundeek

finantza erakundeekin praktikan eskaintzen dutena hartu ala utzi beste aukerarik ez da izaten beraz garbi dago ezin dela gardentasuna finantza erakundeen borondatean utzi

ondo zehazteko beharra dago hori da legeak egiteko ardura dutenen egitekoa lege egokiak egin baina baita argiak justuak

handien mesedetan herritarrak umezurtz utziko dituenak azken aldiz gaia hemen aztertu genuenean egiteko guztia batzuk horretan jartzen zenuten besteak beste ardurak

serio eskatzeko denok baitakigu zein prozesu izan duen hipoteka legearen erreformak

zertan geratuko den ere behartuta aldatu beharrekoak ariketa gutxien zehaztuta

eskariei muzin eginda ikusi besterik ez dago ppren madrilgo gobernuak egin duena eta larria baldin bada bakarka inor entzun gabe egitea are larriagoa da jakitun herritarrak babes gabe uzten dituela egitea

harrika bota dituela ikusita eta beraz egoera larri bat zuzentzeko bidean jarri ordez mantendu eta

lotsagarria da benetan beraz guztiz beharrezkoa da legean egin beharreko aldaketak egitea egoerak eskatzen duen sakontasun osoan eta finantza erakundeak estu hartzea badakit batzuk hauen eskutatik asko jaso dute haien mehatxu eta presioen beldur dira

baina aski da esateko garaia iritsi da baita finantza erakundeei ere horrela

zorpetuta bazterketa eta pobreziaren hatzaparretan

gertatzen da orain arte bere eskubideak zaintzen ez zituen lege zaharkitu eta desegoki bat aplikatuz kaleratu duten egoerarekin gure ustez ezin da besterik gabe gertatu dena ahaztu aztertu egin behar dira kasuak eta baita kalte ordainak emateko aukera ere

eta urteetan egin beharrekoa ez egitea ezin da herritarren bizkar utzi finantza erakundeek hainbat kalkuluk hala diote

espainian urteko eta urtero gehiegizko baldintza horiek ezartzeari esker beraz

kalte ordainei aurre egiteko ez bakarrik hori zertarako balio du epaitegietara jotzeak atzerapenarengatik kobratu diguten hori zuzena edo ez

epaitegiak erabaki bitartean kale gorrian geratzen baldin bagara eta gero egoerak atzera bueltarik ez baldin badu zer babes klase da hori ezin ahaztu dugu gainera bestea

eta laurogeita hamalauko abendurako derrigor bete beharrekoa zen hemen legeak bete beharraz hainbeste hitz egiten den honetan

askok madrilen bizkar utzi nahiko lukete egin beharreko guztia

eta gure ustez eusko jaurlaritzak badu egitekoa gai honetan hasteko herritarren eskubideak bermatzeko bitartekoak jarri behar ditu ondotik zaindu finantza erakundeek europak zein espainiako epaitegi gorenak esandako betetzen dutela ziurtatzea

ez baita posible beti finantza erakundeak irabaztea edo irabazia ziurtatua izatea eta bezerok beti arriskua izatea hau da ez da zilegi

ez egitea finantza erakundeen mesedetan baina aldiz gora etengabe egiten dutenean

inongo mugarik gabe gora egitea eta ez da nahikoa gure ustez jaurlaritzak hala egin behar dutela esatea

betetzen dutela zaindu behar du lehendabiziko aldiz etxe kaleratzeen gaia legebiltzarrera ekarri genuenean esan genuen jaurlaritzak nahi izan ezkero baduela finantza erakundeak estu hartzeko modurik bezero garrantzitsua delako eusko jaurlaritza

dutenak aukeratuz finantza erakundeek beti esaten dut eta gaur ere esango dut epe motzeko etekina

herritarrak babestea eta ezin du beste alde batera begiratzen jarraitu edo

itxaron eta horretara mugatu bere egitekoa zauririk ez izateko prebentzioan eta zainketan zeresan handia du jaurlaritzak borondate kontua da

tamalez gaur eskatzen ari garen guztia beteko balitz ere

gainditu ahal izango urratsak emanda ere jarraituko dugulako etxebizitza eskubide modura aitortuko duen legerik izan gabe eta hori ere jaurlaritzaren egitekoa da guk egia esan horren alde tematzen jarraituko dugu garrantzitsua hori dela dakigulako baina bidean noski

gutxietsi gabe gaur bi epai ezberdinek ematen diguten bidean

eta bada hilabete honetan zehaztu beharko litzatekeen beste kontu bat lehen esaten nuen bezala dena ez dugulako gaurkoarekin konponduko eta nola edo hala mahai gainean jarri beharko duguna irph indize ezagunaz ari naiz alegia maileguen interesa kalkulatzeko aurrezki kutxa askok erabiltzen duten indize hori desagertzeko agindua honek ere aspaldi emana du aurtengo apirilean ordezko

beraz mailegu legean europak berandu gauzak zuzendu behar direla esan aurretik egin beharreko lanak ondo eta garaiz egin daitezen ahaleginduko gara

ez dagoela gauzak zuzentzeko sakoneko eta benetako borondaterik behartuta dela eta ahalik eta beranduen egiten direla gauzak hori dela ohiko prozedura izan agintean batzuk edo beste

hogei urtetan egin gabeko gaia da indize honen aldaketak interesen jaitsiera askorentzat maileguari aurre egiteko modua izan ala ez erabakitzeraino beraz praktikan bada etxe kaleratzeak galarazteko modu bat berriro diot finantza erakundeei kalterik egin gabe ez da kaltea kalteagatik bilatzen baina bai dagokiena baina gehiago irabazteko gose ase ezin horri oztopoak eta mugak jarriz

epaileen eta zuzentarauen ondoriozkoek ez dute ezertan interesen igoera ekarri beharrik puntu hau desagertu egin da denen artean ahots bakarra lortzeko ahaleginean mahai gainean jarri den erdibidekoan eta ez dut uste ezabatze txikia denik

atzera begira jartzea ere ez da ontzat ematen erdibideko horretan guk uste dugu badela garaia

eta ez horren ondorioak herritarren bizkar geratzeko soilik orain arte egin den bezala zorionez badira itxaropenari ateak irekitzen dizkiotenak kasu andaluziak emandako urratsak eta gero

hori behar dugu ez ahots bateratuak ezer ez egiteko

egoera iraultzeko borondate falta ezkutatzea ere

jaurlaritzaren egiteko epelean aurki genezake atzera botako den aurrekontu proiektuan adibidez ez da somatzen etxebizitza politika errotik aldatzeko

bestetik jaurlaritzak iragarri berri digu hitzarmen bat eudel eta epaileekin horren arabera

atzematen badute etxetik kanporatuko den familia bat bazterketa arriskuan dela udala abisatuko da eta alokairu sozialeko etxe bat emateko aukera aztertuko da

oso kritikoa azaldu da neurri horrekin berriro ere laguntza ematera goazelako bukaeran eta ez aurretik eta berriro ere ari garelako prebentzioan ordez zauria gainditzeko lanean azken pausua mugatu nahi delako nolabaiteko laguntza hori

hirugarren adibide bat etxea galdu dutenei alokairu sozialeko etxea eskuratu ahal izateko eusko jaurlaritzak egiten dien eskarian dago

zergatia galdetuta hainbati bulegoetan eman zaien erantzuna alegia esan zaie

nolabait ere maizter eta jabearen eta alokairuan dagoenaren arteko akordio baten ondorio izaten dela alegia bestela ere egoera nahiko krudel ez baldin bada

ari denari eta uste dugu horrela ari baldin bagara ez garela benetan egoeraren larriaz jabetzen

eta aldiz finantza erakundeak itxuraz beti fidagarriak dira eta horien aurrean ez da mesfidantzarik izan behar herritarrentzat nahiko gogorra izan behar du egoera hori pairatu behar izatea gainetik

finantza erakundeen erasoaz gain administrazioaren mesfidantza pairatzeko edonola ere badirudi europak

larria bizi dutenek ere hortik etorriko diren onurak ez dituzten luzaroan luzituko bi urte atzeratu daitekeelako honen aplikazioa espero dezagun hogei ez izatea

ppk zakarrera bota duen herri ekimen legegile horretan egiten diren hainbat eskariri etxea galtzeaz gain bizitza osorako ez zorpetuta geratzeko aukera horri kaleratze bidea

batzuk aztertzea lehenesteari tartean alokairu soziala edota informazio egokia eta osatua emateari izan ere

kaltetuek esaten dutenean urtetan zorpetzea ez dela ez aukera askea

espero dezagun berriro diot bi urtetan hori konpontzea eta ez berriro ere hogei urtez luzatzea zorionez

egin behar duten lanaz nahiz eta asko lotsarazi eta hauek begi bistatik kendu nahi izaten dituzten eta arduratuko dira eta gara gu ere gauzak garaiz egin daitezen zaintzeaz izan ere errealitateak orain dela hilabete batzuk gai hau eztabaidatu genuen bezain gordin jarraitzen du

baina pausurik ez dute eman are okerragoa dena kutxabankek adibidez bizkortu egin ditu kaleratzeak aurtengo lehenengo hilabeteetan eta mario fernándezek berak aitortu du

iaz lortu ziren akordioak aurten lortutakoak baino gehiago dira beraz iaz berrehun eta hogeita hamazazpi geratu ziren kale gorrian eta aurten hirurehun nabarmen beraz dago kaleratzeak ez direla eten

ez dela kaleratzeak egiten dituen bakarra kutxabank noski ez dela baina horrekin aske baldin badu egia esan lotsa gutxi dauka

tendría consecuencias espeluznantes berea egia esan bai dela beldurtzekoa lotsagarria gai honetan benetako urratsak ez egitea

kendu nahi izatea eta ematen ari diren erantzunak

dagokigu eta egia esan erdibideko bat bada erdibideko horrek zorionez guk aipatzen genituen puntu asko

nahiz eta erreplikarako utziko dudan entzun nahi ditut batzuk

egiten ari direnarekin besterik ez mila esker eskerrik asko beitialarrangoitia andrea
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

menos y actuar más nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

den urkola jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok egun on jasaten ari garen krisiak agerian utzi du zer nolako desberdintasuna dagoen kreditua sinatzen duten aldeen artean bakoitzak hartzen duen arriskuari dagokionez horren erakusle europatik adierazi duten herritarrak babesgabetasun egoeran daudela

gaur egun indarrean dagoen araudia ez delako egokia hori horrela pentsatzen dugu nabarmena dirudi behintzat egin behar den lehen gauza dela legedia hori

egoera injustu bat ezabatzeko edo zuzentzeko ez dira hauek gaurkoan nik hemen sarrera modura esateko prestaturiko hitzak

urtarrilaren hogeita lauean legebiltzar honetan kaleratzeen inguruan eremu zabalagoan aurkezturiko legez

euzko abertzaleen izenean esandakoak dira ez naiz beraz orokortasunean eta egoeran larritasunari buruz mintzatzen gehiegi

batetik lehen ere hitz egin delako tamalez aurrerantzean ere

eta bestetik pentsatzen dudalako ezer berririk

krisi bere larritasun eta antzekoetaz egoera horretan bizi den herritarrari aipatu eztabaidako proposamena

eusko legebiltzarrak espainiako gobernuari eskatzen dio aurrera jarrai dezatela lege aldaketek gorte nagusien aurrean etxegabetzeek eragindako pertsonen defentsarik eta babesik ezari amaiera emateko beharrezko lege erreformen

hipoteka betearazpen prozedura aldatzea etendura ahalbidetuko duena

dena delako kontratu klausulen gehiegikotasuna egiaztatzen den arte

datarekin emandako epaiak baieztapen eta behar horiek adierazi zituen

aipatzea batez ere helburu batekin legedian egin beharreko aldaketak kontsumitzailearen babesa ardatz izan dezaten eta bi parteen arteko eskubide eta betebeharrak

ez daitezela soilik espedientea betetzeko izan oreka honekin lotuko nuke epaiaren xede

erregulazio argiena eman dadila eskatzen dugu kontsumitzailearekiko aurrez aipatzen nuen

kontsumitzailearentzako ulergarria ere gerta dadin eremu honetan ere auzitegi gorenak zoru klausulen inguruan emandako epaia eta guk

argitze eta mugaketak egiteari zuzena deritzogu gaurko legez besteko proposamenaren justifikazioaren muina europako auzitegi gorena eta auzitegi gorenaren epaiak izanez saiatu naiz labur bada ere gure artera

epaiak diotena ez gehiago ez gutxiago ezinbestean hona ekarri dugun proposamenaren abiapuntu nagusia ere bi epai horietan oinarritutako

dena den uste dut komeni dela adieraztea epaiak legedian beharrezko diren aldaketaren

esan bezala epaiak diotena diote ez gehiago ez gutxiago eta honen aurrean bi aukera daude epaien esanetara egokituko diren aldaketak egitea

legeak egitea gure partetik pertsona kontsumitzaileen ardatz izango dituen aldaketak egitea eskatzen dugu espainiako gobernuari lege aldaketa horiek eskatzearekin batera eusko jaurlaritzari ere luzatzen diogu eskaerarik noski etxegabetzeen inguruan

gaurko kasu konkretuan pertsona kontsumitzailearen babeserako kasuan babes hori eskaintzeko beharrezko zerbitzuen eskaintzea jarri dezala eskatzen diogu horretarako beharrezko diren informazio zaintza kontrol eta

azkenik entitate finantzieroentzako ere badugu eskaerarik

inork esateko zai egon gabe inork beraien atzetik ibili beharrik gabe beraien kabuz bertan behera utz ditzatela eta hau egoeraren muturrera iritsi eta betebeharrei aurre egin ezinik etxegabetze egoeran edo egoeratik gertu egon daitezkeen pertsona eta familietan pentsatuz noski baina baita ere egoera ekonomiko berria beharturik izugarrizko esfortzua eginez

eta bere familiaren bizitzan beraiek bakarrik dakiten benetako sakrifizioak eginez

dagokionen ordainketak egiten jarraitzen duten pertsona guztietan pentsatuz epaiak epai legeak legeak

eskerrik asko urkola jauna erantzunen txandan sartuz eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia andreak dauka hitza

egia esan nahi nuen entzun talde bakoitzak nola egiten zuen berearen defentsa ikusteko nola den posible iharduera hain ezberdinek paper batean bat egitea eta testu batekin bat egitea baino horretara joan aurretik argitu nahi nioke gallastegui andreari

nahasgarria zela baina itzulpenak oraindik eta okertu egin du nik ez nion europako justiziari eskatzen hori aztertzeko

europako justizia epaitegiak esan duen horren ondorioz atzera begira kasuak azter ditzagula eta ikus dezagula zein kasutan kalte ordainak eman behar diren ez dezagula soilik aurrera begira

eta ez dela nolabait ere atzera begirako hori egiten eta nik hori ere nahi nuen

eta hogei urtetan pasa denari muzin egitea ez da zilegi hogei urte hauetan kaltetu izan direnak baina beno uste dut akaso hori garbi egonen balitz ere ez genuela bat egingo baina tira

eta ez dut berriro diot itzultzaileen esku utziko karga guztia nik ere seguruenera baneukan hobeto jartzerik eta bestetik esango dut hemen asko esan dela

hemen kontua gauza bat da eta da errealitatea oso oso oso insistentea dela eta egunero kalean gogoratzen digutela eta errealitateak erakusten duela gaur zuek denek sinatu duzuen idatzi horretan esaten duzuen hori egiten ez duzuela urratsik eman egon zareten tokietan batzuk behintzat eta batzuk beste batzuk baino gutxiago eta beraz hemen kontua ez dela

nahiko trebeak bat baino gehiago badaude legebiltzar honetan eta alderdietan eta kontua beraz ez dela batzuk besteari leporatzea sentsibilitate gehiago baduten edo ez duten zeren maneiro jaunak esan dio ppri

bere lotsak tapatzera berarekin batera testu batean doa azken batean hori ez bada ere bere helburua hori delako ondorioetako bat

eskariak egiten dizkio finantza erakundeei baina eskarietatik harago obligazioak non daude

berdin egon gaitezke ulertu dezaket zein den bere helburua bozketari begira

baina eskas motz geratzen zaizkit eta bereziki partidu popularrean zentratu nahi nuke

uneoro egiten duena da dena zalantzan jarri bestela ere kriminalizatzeko asmoa izaten du baina kasu honetan dena zalantzan jarri eta denak zalantza horren barruan azkenean

begira hemen kontua ez da denontzako legea egin behar baldin bada akaso

nik ere bai beste asko bezala baldintzak okertuko zaizkigula hemen kontua da behingoz eta hau autu bat da

hemen behingoz egin behar da legea denontzat lege justua baina finantza erakundeei behingoz mugak jarriz eta ez daitezela beti irabazi eta irabazi jarraitzen dutenak egitea lege bat denontzat posible da egoera zuzenbidean jartzea eta posible da hori egitea kredituak igo gabe baldintza gogortu gabe

bakarrik irabazietan pentsa ez dezatela eskatuz eta dena ez dadin arriskua izan

xumeentzat eta esaten zuen gauza batzuk ezinezkoak direla eta badutela

askok nahi dutela etxea galdu eta zorrik ez izatea beste etxe bat erosteko

asko eta asko gehiengoa aurkitzen da kreditua pagatu ezina objetiboki ez daukalako nola ordaindu

hori ohituraz astero astero egiten duzue zuek ni hemen ideien konfrontaziora nator eta ideien konfrontazio horretan

onargarria izan daitekeena testua nahi dut paper bat egoera aldatuko duena eta egoeraren aldaketa ekarriko duena

eta gero testu bat egiten duzue zer lau bost hilabete barru berriro ere hemen egon gaitezen

onartu genituen testuak oso diferenteak ziren nire proposamenari aurkeztu dizkiozuen zuzenketetan esaten duzuena

erabat ezberdina da asko eta askoren kasuan beraz berdin zaizue gaur a eta bihar b baina egiten duzuena

eta uste duzue gainera sinestu behar dugula beste erremediorik ez dagoela ez badago autu politiko bat da baina noski pentsamendu bakarraren ondorengo direnei

pentsatzeko modu bat baino gehiago egon daitekeela eta denak entzun behar direla berriro diot leziorik eman gabe besteak beste

inolako intentziorik ez honetan eta ez beste ezertan mila esker eskerrik asko

andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den gallastegui andreak dauka hitza

euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andereak dauka hitza

mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak

gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den urkola jaunak dauka hitza

nik badakit eusko jaurlaritzak egiten duena ez dela nahikoa

ez dela nahikoa bere etxebizitza parkeko

abendutik hona gelditu dituen lanzamenduak geratzea

nahikoa eudelekin eta beste erakundeekin planteatutako akordio proposamenak ez direla nahikoa

oker ez baldin banaiz gasteizko auzitegi batek emandako epaia

etxebizitza aldaketa eta alokairuaren aldeko beraz gobernuaren aldeko apustuak sinesgarritasun gutxi dela badakit

benetan proposamen posibilista bat aurkeztu ondoren zerbitzu psikologiko bat

udalekin batera ematea eta alderdiren bati okurritzen zaionean esatea

eta horretaz gain beste erakundeekin lanean eta etxebizitza foru aldundiaren etxebizitza parkea horren esku jartzea esaten denean hobe dela

badakit posibilista dela baina bai esango dizudana da gaurko emendakina adostea ez dela izan

lehen esan dut zentratuko naizela emandako bi sententzietan

muina gai honi buruz lehen esan bezala urtarrilaren hogeita lauean berdin berdina hitz egin zen eta han askoz eremu ahulagoan askoz akordio edo proposamen

hartu ziren beraz ez dut ukatuko eremua askoz zabalagoa denik baina iruditzen zait mugaketa horrekin bi gauza azpimarratzea garrantzitsua dela bat

horiek diotena diotela ez dela komeni askotan egiten dugun bezala terminoak epaiak nahiak eta bestelako gauzak nahastea herritarra nahasten

gero esaten zenuen epaiaren errebisioa eta indemnizazioak beharrezkoak direla nik ez dut ukatuko beharrezkoak direnik

gaur hemen bide judizial baten ondoren etorritako zerbaitetan oinarritzen ari gara hortaz hitz egiteko bi epai hain zuzen ere orduan

kasuan kasuko bidea eman behar duenik gainera epaiak europako epaiak horri buruz ez du hitz egiten eta horrengatik guk utzi nahi izan dugu ere kanpoan

conocida oso ondo dago nik zuk eta besteek baino gehiago teknika erabiltzea erraza gainera gai oso sentsiblea delako oso ondo dago madrileko debateak hona ekarri eta han esaten dugun berdina hemen

firma bilketa horren arrazoia beste bat izan da uste dutelako oraindik denboraz gaudela lehenago esaten nuen bezala

madrili mezu bat bidaltzeko legebiltzar honen izenean eta dela hain zuzen ere pertsona hori ardatz izan dezatela aldaketek eta epaiak bere osotasunean irakur daitezela beraz lau alderdien artean sinatu dugu espero dut zuek ere

puntu horrekin izan ezik eta baita ere oker ez baldin banago puntu hori aurreko eztabaida hartan antzeko puntua gutxienez kendua izan zen zuek beste adostasun bat

eskerrik asko urkola jauna eztabaida amaituta

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

emandako botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita hamalau ez hogeita bat ondorioz onartua gelditu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da euskal sozialistak taldearen ordezkariak du bere ekimena aurkeztu eta aldezteko
momentua reyes jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente

eskerrik asko reyes jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan sartuz talde popularraren ordezkaria den barrio jauna bertatik

eta eguerdi on denoi laburra izango naiz gaiaren zehaztasunagatik eta lortutako adostasunagatik

gai honetan adostasuna lortzeko agertutako prestasuna

eta azaldu den bezala funtsean bertan eskatzen dena zera da batetik museoen doakotasuna zenbait kolektiborentzat

azaldu duena baina aldi berean eskatzen da aztertzea krisiak kaltetutako beste kolektibo batzuei ere doakotasuna zabaltzeko aukera eta multzo horretan gure ikuspegitik sar litezke ikasleak eta gazteak oro har

hori aztertzeko gaia litzateke eta bestetik kulturarekiko irisgarritasuna sustatu eta pizteko beharrezko urratsak ematea era horretan gure ustez gaurkoan adostasunez sinatu duguna garrantzitsua da islatzen duelako kultura guztion oinarrizko eskubidea dela

izaera duen kontsumo produktu bat ildo horretatik ateak zabaltzen dira batetik kultura denon eskura jartzeko eta bestetik gure museoak eta

baina aldi berean herritarrak kulturan eta artean areagoeztea lor daiteke ikusle eta sortzaile askeak sortuz

hutsak baita mundu zabaletik etorritako artea eta kultura adierazpenak partekatzearekin batera gure artea eta kultura nazioartekotzeko aukerak handitu

eredua kultura sortzailea eta partehartzailea guretzat kulturak eta arteak gizartearen kohesioa dakarte kolektibo baten parte sentiarazten gaituzte

digute eta horregatik hain zuzen ere kultura denontzat eredua lehentasuna izan behar da eta museoak etxe irekiak izan behar dira hau da eta amaitzeko jada kultura ongizatea den heinean gizartearen erdigunean kokatu behar da herri gisa garapena dakarrelako pertsona gisa hobetzen gaituelako

eta gaurko proposamena esan bezala bide horretatik doa besterik ez eskerrik asko eskerrik asko breñas andrea euzko abertzaleak taldearen
ordezkaria

sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

azken egunetan hedabideetan ikusi izan dugunez hainbat museotan bilboko arte ederren museoan edo guggenheim esaterako martxan jarri dutela

doako sarrera emateko neurriak hartu dituztela lehenago hori egiaztatzeko dokumentu ofiziala aztertuz e incluso

y su posterior tramitación y resolución gainera jakin izan dugu berriki legebiltzarreko proposamen honekin batera martxoan gipuzkoako batzar nagusietan ere tramitatu berri dela gai hau sobera eta aho batez onartu dela gai honen

txanda mistoa upydk ez du hitzik hartuko ondorioz

bozketara jarriko dugu euskal sozialistak eh bildu euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai

amaitu aurretik deklarazio instituzional bat irakurriko dut la naval ontziolari buruzko adierazpen instituzionala bi mila hamabiko azaroan eta urte eta erdi gora iraganik europar batasunak espainiako finantza errendamendu sistema berria

prozedura horren tramitazioan geldiarazi egin zen eraikuntza proiektu berrien kontratazioa ontzigintzak ez baitzuen jarduteko arau esparrurik

erabilgarri egon arren espainiako barne arautegian bi mila hamairuko urtarrilaz geroztik araubide hori ezin dute erabili gure ontziolek

araubide zaharrari buruzko ikerketa prozedurak eragindako kopuruak ez itzultzearen gainean hor dugu egoera honen

la navalek oraintxe galdu duen flotel bat eraikitzeko kontratua

egoera honek larriki eragiten dio sestaori ehuneko hogeita zazpiko langabezi tasa duen herri horretako enpresari garrantzitsuenetako batek galdu egingo baitu

irtenbide prozesua azkartzeko bai gobernu zentraletik bai autonomikotik horrek areagotu egingo luke konfidantza armadore eta finantza taldeengan bestela cnn la naval ontzigintza handien euskadiko azken

epe laburrean herrialde honetako ontzigintza mapatik desagertzera kondenatua dago eta horrek handitu egingo ditu langabezia eta populazioaren eta eskualdearen

horregatik guztiagatik eusko legebiltzarrak bat

alde puntu industriala baita bilboko ezkerraldean enplegua eta aberastasun soziala sortzen duen enpresa etengabe jasandako berrantolaketek eta enplegu galerek behea jota utzitako eremu horretan hain zuzen ere bi eskatzen die bankuei eta finantza taldeei

ahalbidetuko duten neurriak hartzeko armadoreei behar beste bermea emanez kontratazio berrietarako aukerak bilatzen laguntzeko